egun on guztioi osoko bilkurari hasiera ematera noa beraz

eserlekuetan gai zerrendako lehenengo puntua galdera aitor urrutia oianguren euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina familiei laguntzeko plan berriari buruz urrutia jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburu jaun andreok legebiltzarkideok

garapen sozial ekonomiko eta komunitarioari begira familia politikak hezkuntza politikak eta genero berdintasunarenak oinarrizkotzat hartuak dira europa guztian haurtzaroan inbertsioa sustatu aukera berdintasuna eta mugikortasun soziala laguntzen duten baldintzak sortu

euskadin instituzio publikoen ordezkari eta familia eta haurtzaroaren arloan diharduten elkarte edo gizarte entitateengatik osaturiko familiaren euskal kontseilua dugu

itun honek konpromiso publiko bat suposatu eta familien garrantziak giza harreman gizarte hezkuntza afektibo eta komunitario gisa aitortzen du familia egitasmo bat bizitza baldintza hoberenetan gauzatzea erraztearen aldeko apustua egiten du el pacto

eta egun eusko jaurlaritza hasi omen da ekintzak konpromisoak neurriak eta aurrekontu espezifikoak jasotzen duen familiei eta

erakunde arteko laugarren plana egiten honaino aipatu ditudan guztiak direla eta orain arteko jardueren balorazioaren ondoren lehendakari
zeintzuk dira familiei laguntzeko plan berri honetan ezartzen dituzun lehentasunak eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

egun on urrutia jauna hasteko eta behin nabarmendu nahi dut familiaren euskal kontseiluak aho batez babesten duela familien eta haurren aldeko ituna kontseilu horretan herri administrazioetako gizarte erakundeetako patronaleko eta sindikatuetako ordezkariek parte hartzen dute

familiei diru gehien ematen dien erkidegoa alde handiarekin gainera sei adibide azalduko ditut gure egoeraren bereizgarri bat jaiotzagatiko laguntzak eta norberaren bizitza familia eta lana uztartzeko laguntzak aurreko urtean berrogeita zazpi mila laguntza eman genituen guztira hirurogeita hiru milioi euro izan ziren bi

bi mila hamazazpian osasunaren hezkuntzaren eta gizarte zerbitzuen arloko hirurehun profesionalek jaso zuten prestakuntza bai eta ehun eta berrogeita lau familiek ere hiru familia bitartekaritza politikak hala bi mila hamazazpian bi mila espedientetik gora izapidetu ziren eta

lau kontziliazio erantzunkidearen aldeko apustua ildo horretan kontziliazio zerbitzuak

jaso zituen bost kontziliazio neurriak enpresan

enpresei aholkuak ematen dizkie euren egituretan kontziliazio neurriak nola txertatu jakin dezaten

haurreskolak partzuergoaren lana izan ere tresna eredugarria da estatu osoan adibide eredugarriak dira baina edonola ere egia da jaiotza tasak oso txikiak direna euskadin

seme alabak dituzten familientzako diru laguntzen aldeko apustuak sendoagoa izan behar duela

berriei ematen dien erantzunaren inguruan kortajarena andrea zurea da hitza bai

sailburuak lehendakaria egun on zenbait datu eta estatistika krisiaren alde gogorrena gainditzen ari garela adierazi arren kezkagarriak dira oso gure herrian finkatzen ari diren errealitateak adierazle batzuk aipatzearren hor ditugu

pobreziaren kronifikazioa edo industria maila teknologiko eskasa

oraingo egoera zailaren seinale eta ziurgabetasunarik beterik dagoen etorkizunaren adierazle gobernu sendo baten eginkizuna halako egoera eta erronkak aurreikusi eta horiei heltzea dela konbentziturik

gizartean errotzen ari diren errealitate berriei eskerrik asko kortajarena andrea lehendakari jauna zurea da hitza

gertu gertutik ezagutzen ditugu gizartearen arazoak eta errealitate berriak erantzun egokiak eskaintzea gure lehentasuna da bai egia da bai hazkundeari eta enpleguari buruzko datu makroekonomikoak

baina datu horiek errealitate berri eta hobeago bat erakusten dute euskadik hamabost hiruhileko daramatza jarraian hazten eta enplegua sortzen izan ere iragan urtean enplegua hazi egin da eta hemezortzi mila seiehun lagun gehiago afiliatu dira gizarte segurantzara bilakaera eboluzio positiboa bada ere

jakitun gara krisialdiak ondorio latzak izan ditu lan prekarietatea zuk esan bezala zailtasunak dituzten enpresak etxebizitza duinik ez duten herritarrak

eta erabakiak hartzen ditugu aurrekontuetan hazi egin da gastu soziala zehazki aurrekontu osoaren ehuneko hirurogeita hamazazpi da

unitate eta ehun eta hogei mila lagun dira diru sarrerak bermatzeko errentaren onuradun

eta jasotzen duten osagarriari esker gizarteratzeko gutxieneko soldatara irits daitezke enplegu publikoa haziko da

familien aldeko ituna onartu egin dugu lan ikuskaritzako plan bat abiatu dugu iruzurrak saihesteko

etxebizitza duina edukitzeko eskubide subjektiboa legez arautu dugu asko dago oraindik egiteke

agian mantsoago aterako gara krisialditik kontua da guztiok elkar hartuta ateratzea eta hori da gure helburua eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

bai eskerrik asko guk zuk emandako datu horiek ez ditugu ukatuko

egia da egia da ziurgabetasuna instalatzen ari dela urkullu jauna gure gizartean ziurgabetasuna pertsona asko eta askorentzako eta pertsona horiek ez daukate mantso joateko denborarik gainezka egin digu errealitateak urkullu jauna

datu horietan agerikoa da gizarte arrakalada gero eta handiagoa dela ere nabaria da eta objektiboa da gizartea aldatzen ari dela eta euskal gizarteak fenomeno berriei erantzun behar diela ere

agian basque country markaren b aldea da baina bada guk ez dugu esango zure gobernuak ezer egiten ez duenik eta agian zuen onena ematen ari ez zaretenik baina zuk hainbestetan aipatu duzun herri kohesionatu horretan asko eta asko dira atzean geratzen ari direnak

eta horientzako zure hitz potolo horiek eta zure estrategia eta planak ez dira nahikoak hilabetez hilabete langabezia jaistearen prezioa prekarietatea dela ikusten dugu eta gaizki ari garenaren zantzuak ere agerian geratzen dira iraupen luzeko langabetuen kasua bat da emakumeen prekarietatea beste bat

blokeo bat dago garapen faltagatik ere ikusi dugu nola zenbait asko diren langileak ba beren etorkizuna kolokan ikusten dutenak prekarietatean bizi diren pentsionistak

zure gobernuak bultzatutako murrizketak ere jasango dituzte aurtengo

aurrekontuetan eta etorkizunik eta proiektu pertsonalik gabeko hainbat haur eta gazte daude horiei herri honen b alde hori osatzen dutenei zer eskaintzen dio gobernu honek zein abiaduran erantzungo die

datuen irakurketa triunfalistak egiten jarraituko duzue autokritikarik egin gabe

beti aurkezten dituzuen errezetak betikoak dira betikoak plan eta estrategia borobiletan borobilduta baino betikoak dira uste dugu badela garaia

behar duen proiektua eskaintzea eta proiektu hori da inor bazterrean utziko ez duen proiektua eta horretarako burujabe ere izan behar dugu urkullu jauna

kortajarena andrea tematuta zaude dena beltz eta ilun ikusten euskadiren alde negatiboak nabarmentzen dituzu dena gaizki dagoela

aipatutakoak zeintzuk dira eusko jaurlaritzari leporatu beharrekoak hobetzen jarraitu behar dugu ados baina zera eskatu nahi dizut begira ezazu gure ingurura

pobrezia tasa txikiena hezkuntzako inbertsiorik edo osasuneko gasturik handiena herritar bakoitzeko hori ere bada errealitatearen isla

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ertzaintzak de miguel kasuaren ikerketan egindako lanari buruz martínez jauna zurea da hitza

eta ez da ez bakarra eta ez lehenengo

del caso de miguel eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

ertzaintzak polizia judizial giza jardun du denbora guztian eta epaitegiek eskatu dioten guztian lagundu du ertzaintzaren lanak ez du inolako kexarik jaso alderantzik baizik

eta hala aitortu dute funtzionalki haren lanaren mende egon direnek epaiketa dagoeneko hasi dela da garrantzitsuena zuk esan bezala gobernuak zuhurtzia eta errespetuzko jarrera izango du epaiketak hamar

du denbora eta baliabide nahikoak daude aurkeztutako frogak aztertzeko

frogarik baldin badaukazu epaitegiak ezagutzen ez duenik froga hori aurkeztu beharra daukazu halakorik ez badaukazu justiziaren lana errespetatzeko zuhurtzia

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo

etxebizitza eskatzaileen kopurua handitzeari buruz andueza jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna

zurea da hitza gracias señora presidenta señor lehendakari

eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

gai zerrendako seigarren puntua galdera maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

lehendakari andrea legebiltzarkideok egun on urkullu jauna egun on galdera oso erraza da erabakitzeko eskubidea bere baitan hartu ezkero parlamentu honetako

indargabetuta geratuko litzatekeela uste duzu zure gobernuko kide den alderdi sozialistako liderrak

eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza

eta ez gara sartzen alderdi politikoen planteamenduetan estrategietan eta hori legebiltzarrean kokatuta dago besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari jauna baina zure gobernuarekin eta zuri galdera egiten dizudanean sarritan gertatzen zaidan bezala pixka bat egiten didazu

bai badauzkazue hartuta baina gero beste moldaketa batzuk ere egiten dituzue eta onartzen dituzue akordioan

kargu hartu zenuenean bai bai ez barrerrik egin urkullu jauna kargua hartu zenuenean sarritan gai honi buruz galdetu nizunean

autogobernu ponentziara joateko baina geroztik gauzak pixkanaka aldatzen joan dira

era teknikoagoan erkoreka jaunaren eskutik ere eta tarte honetan guztian iruditzen zait autogobernu mailak atzera egin duela eta nahiz eta zure

nolabaiteko ospakizuna egin eta ospatzeko modukoa badela iruditzen zait baina ospatzeko modukoa den tamainan larria dela iruditzen zait dagokigun zerbait urte askoren ostean ospatu beharra hori berez larria iruditzen zait eta hori baino larriagoa da egia da nire ustez espainiako jarrera

eta ez espainiako gobernuak bakarrik baita espainiako estatuak ere

auzitegi konstituzionalaren erabaki erabat desakonplejatuak

indarraren erabilpena ere bai eta zure gobernuak iruditzen

arazo larri bat daukala jarrera hori babesten duen gobernu kide bat daukazulako

auzitegi konstituzionalak argi utzi digu gure itsasoa ez dela gurea gure itsaso azpia zer esanik ez gure lurra eta gure ingurugiroa zaintzeko gure eskumena

herri ekimenez hona parlamentu honetara etorritako proposamen bat izan

onartu legebiltzar honen erabakiak deuseztatu egiten dituzte orain bai eta gero ere bai eta atzoko gorenaren erabakia herri honetako funtzionarioek

ikaragarria iruditzen zait ezin dugulako gure lan orduak zenbat izango diren ere erabaki

autogobernua aldarrikatzen dute baina bainarik ere ez diote jarri ehun eta berrogeita hamabostari erabakitzeko eskubidea da giltzarria urkullu jauna baina giltzarria izango ahal da edo zure alderdiko burkide batek dioen bezala ez gara ataskatuta ibiliko erabakitzeko eskubidearekin zu lehendakaria zara

espainiar botereek estatu botereek ez baldin badute erabakitzeko eskubidea onartzen eh bildu ez dela mendira joango beno hasteko eta behin

gure proiektu politikoan oinarrituta gobernu programa bat adostu genuen eusko jaurlaritza osatzeko

bi alderdik onartu dute erabakitzeko eskubideari buruz eztabaidatzea autogobernu lan taldean bertan honako konpromisoa hartu dugu eta irakurri egingo dizut legegintzaldi honetan legebiltzarrak hausnartu eztabaidatu eta adosteko berariaz duen autogobernu batzorde txostengilea aktibatzeko bere baitan

aldaketa giltzatzeko prozesua gidatuko duten oinarri eta printzipioak adostu daitezen adostasun hori lortzeko duela bakarrik lau hilabete herriari eskatzen didazuna herriari duela lau hilabete hemen bertan ekarpen sakon bat egin nuen bost gogoeta izan ziren iriarte andrea

badakit alderdi sozialistak bere planteamendua daukala ezberdina noski baina gauza bera gertatzen da eh bildu elkarrekin podemos eta alderdi popularrarekin

euzko alderdi jeltzaleak ere argi azaldu du bere posizioa

duzu idatzita eta honela dio nazio historikoengan proiektatu beharreko erabakitzeko eskubidea aitortzea erreforma konstituzional baten bidez erabaki beharko litzateke edo bere kasuan espainiako konstituzioaren lehen xedapen gehigarriaren eskubide historikoetan sakontzea

euskal herria osatzen duten lurraldeetako jatorrizko berezko eta konstituzioaren aurreko errealitate juridiko politikoa argi eta garbi aintzat hartuz

eta etorkizuneko erabakitzeko eskubidea mantenduz beti ere haren herritarrek adierazi borondate aske eta demokratikoarekin bat eginda

ez dakit arnaldo otegik esandakoarekin bat datorren ala ez gakoa da

ea posible ote den akordio zabal eta anitz bat lortzea hori da legebiltzar taldeen erantzukizuna euskal gizartearen aurrean horretarako zubi gehiago behar dira eta baldintza gutxiago ezarri

landu behar dugu gizarteari adostutako proposamen bat aurkezteko nik ezberdinen arteko akordioa defendatzen dut eta ez dut ezinbesteko baldintzarik ezta betorik

gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

casanova jauna zurea da hitza egun on

oinordetza bezala lagatzen diola jaurlaritzari eraikin bat

hiri bateko auzo batean eta jaurlaritza oinordetza honen bidez lortutako eraikinean erabakitzen duela demagun anbulategi bat egitea printzipioz denok pentsatu beharko genuke anbulategi bat berez gauza on bat dela baina

anbulategia ez dela lehentasuna zer ondorioztatuko genuke pertsona hauek ez dituztela maite anbulategiak entzun dezagun jendea ados ez dagoen jendea zer esaten duen agian esaten digute anbulategiak noski beharrezkoak direla baina auzo horretan dagoeneko

eta ondo betetzen dituela auzo horrek maila horretan behar dituen zerbitzuak aldiz ez dagoena da zaharren egoitza bat eta berez lehenesten da beharrezkoagoa delako

askotan kritikatzen denean gauza bat ez da soilik kritikatzen gauza horren kontra zaudelako baizik eta testuingurua kontutan hartuta izan ez delako eta lehentasunak behar bezala neurtu ez direlako antzeko zerbait gertatu zitzaigun urtarrilean enpresaren akzio batzuk erostea erabaki zuenean kritikak edonon entzun ziren eta kritika gehienek

egindakoaren formak eta formak inportanteak dira testuinguruak eta lehentasunak aztertu behar dira erabaki baten egokitasunaren inguruan erabakitzeko

badaude elementuak ez dut esango ilunak zeren dena nire ustez nahiko argi dago baina bai kritikagarriak gure ustez inbertsio hori ez da egin

baitan eta forma aldetik ez da egokia izan eta ez dio erantzun ere gobernuak inbertsio publikoetan eduki behar duen lehentasun planifikazio bati egon dira gauzak esaten nuen moduan kritikagarriak

merkatu prezioan baino garestiago erosi direlako akzioak aipatu delako helburua zela atxikimendua areagotzea enpresa honen atxikimendua lurraldearekiko

atxikimendua mantentzen da zegoen tokian esan da ere horrelako operazioekin enpresen erabaki guneen kanporatzearen

mamu hori ez da existitzen besteak beste enpresaren heren bat langileen esku dagoelako operazio hau ere lotu da gobernuak martxan jarri nahi duen funtsarekin

uste dugu gauzak nahasten ari direla eta azkenik esan da keinu bat dela gobernuaren

borondatea serioa dela inbertitzeko gogoa eta borondatea badaukala eta horrela animatu nahi duela bide horretan beste eragileak ere parte hartzeko

despistatzeko keinu bat edo berresteko gobernuak

eta ildoa izan da kontraesankorra aldakorra eta konfiantza ematen ez duena uste dugu eragile eta inbertsore potentzialek edo gobernuaren bazkide potentzialak funts honetan ez dutela espero horrelako keinu arrarorik espero dutena da argitasuna ez daude ke seinalerik zain baizik eta telefono deien zain

mendean gaude eta gobernuarengatik espero dutena da argitasuna gizarte osoa iritzi publikoa eta baita ere legebiltzar honetako alderdiok espero duguna horixe da gobernua ez da serio izan gai honekin irakurriko dut duela ia urte eta erdi

eta esaten denaren guztiz kontrakoa egiten denean nik uste dut seinale bat bidaltzen dela baina seinale bat desegokia eta kontrako norabidean

el problema no es el nombre euskaraz argiago ikusten da izena edo izana arazoa da izana

diogun egin nahi dugunari baina arazoa da argi esatea zer egin nahi dugun

edo funts publiko pribatu bat eta uste dugu azken urteotan eta atzo esaten nuen moduan etengabeko konfusio zeremonia batean murgilduta egon garela eta capven egindakoa berriro berrezten du tesi hori beraz uste dugu badela

argitasun guztiarekin hitz egiteko eta horregatik gaurko interpelazioa jakin nahi dugu benetan gobernuak zer egin nahi duen estrategikoa den esparru honetan jakin nahi dugu ze epeetan egin nahi duen jakin nahi dugu ze dimentsioa eman nahi zaion funts horri

uste dugu gizarteak eskubidea daukala hori jakiteko eta horren inguruan iritziak trukatzeko eta eztabaida politikoa eman dadin

gainera lehenengo ezagutu behar dugu zein den asmoa eta gero horren inguruan aktibatu egin behar da eztabaida sozial bat denon diruarekin bideratuko diren inbertsioak denon artean eztabaidatu behar dugu behintzat nahiz eta gero noski gobernuak edukitzea beste guztiok ez dauzkagun ahalmen batzuk eta azkenean bere

izango duela baina uste dugu hona dela eztabaida publiko bat eman dadin

funts publiko pribatua izango dena edo kapital pribatuak pisu gehiago

kapital pribatuaz hitz egiten ari garenean nortaz hitz egiten ari gara laboral kutxa edo funtsa trilantic edo mila berrehun

edo inbertsore erreferentzial eta parainstituzional batzuk soilik nik uste dut elementu horiek mahai gainean jartzeko

momentu kritiko batean gaudelako gure enpresaren kapitalari dagokionez eta kapital horren lurraldearekiko atxikimenduari dagokionez atzo aipatu nituen zeintzuk diren momentu honetan kritikoak diren elementuak hau esateko eta gaur errepikatuko ditut funts berria

orain arte funts sistema publikoan erabaki guneen galera

enpresa oso inportanteek galdu dute erabakigunea erosiak izan direlako kanpoko kapitalaren

hainbat enpresetan eta gobernuak ez du bete bere ikuskaritza papera enpresa horretan eta

historia egon den desinbertsio hori prozesurik handienen gaudelako bbk k bere kartelaren erdia salduko duelako mila bostehun
miloi aterako dira euskal kapitaletik eta hori inportantea da eskerrik asko casanova jauna

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok eta legebiltzarkideok egun on casanova jauna ez naiz hasiko anbulategietaz nik hitz egiten zu hasi zaren bezala zeren darpón jauna ez dago eta bere ardura izaten dira bueno alde batetik esango dut eskertzeko dela zure interpelazioan zioan agertzen dena

bat egiten duela jaurlaritzak gauzatu duen operazio finantzarioekin baina hemen ez duzu gauza bera esan baina beno zioarekin gelditzen banaiz pozten naiz zentzu horretan

portzentaia txikia izanik ere guretzako estrategikoa da eta operazio oso egokia iruditu zaigu

aipatu bai esan genuen hartu genuenean parte hartze hori bat da

eta garrantzitsua da argitzea baita ere operazio hau ekimen isolatua ez dela baizik eta estrategia baten

ondorioa da operazioaren nobedadea aipatzen zen eta zuk zeuk esan duzu hartu dugula parte hartze bat lehen aldiz enpresa kotizatu batean

berezitasuna une honetan guretzat bada beste arrazoi garrantzitsuago bat areago jarriko nuena eta da sektore estrategiko bateko

eta enpresa traktorea delako sektore garrantzitsuan dagoelako hornitzaileekiko izugarrizko trakzioa egiten duelako teknologikoa delako eta nazioartean

en este párrafo gai honen inguruan interesa piztu da batzuk kritika egiteko eta beste batzuk hori ere esan beharra dago

garrantzitsua da industria bultzatzeko herri honetan hainbat eta hainbat tresna martxan jarri dira ez orain bakarrik zergatik beste hainbestetan hemen aipatzen dugun zerbaitegatik industria gure bizkarrezurra delako gure ekonomiaren bizkarrezurra aitortuko dizut baita ere badira

eta da atzo bertan hemen hitz egin zen funtsei buruz dakizun bezala datorren asteartean izango dugu

bai elkarrekin podemosek eta baita alderdi popularrak eskatutako agerraldi bat zuk zeuk atzo

aipatu zenigun mozio bat izango dela beraz badirudi guztiok hemen nahi dugula egon erdian norberaren posizioa

poztu egiten nau zeren eta industria daukagu erdian baita legebiltzarrean ere eta pentsatzen dugu iruditzen zait alderdi guztiak

ditugunak baditugu eta agian hobetu egin behar dira

poner en marcha nuevas actuaciones beraz enpresen lehiakortasuna laguntzeko eta sendotzeko tresna asko ditugu eta hau bat gehiago da baina oso ondo pentsatuta eta

hausnarketa sendo bat egin da eta gure helburuak oso zuzen jarrita hori bai benetan finkatzeko esateko zenbat diru nola eta noiz lau hilabetetan egongo da

izan baizik eta lanaren poderioz gauzak finkatzen joan dira eta gauzak neurtzen joan dira lana ez bakarrik

baizik eta eragile askorekin nahiz eta dakizun bezala gauza asko pribatuan esaten dira gero publikoan hainbat diferente esaten ditugun arren eskerrik asko eskerrik asko

oso argi hasieran hitz egin dut eta gero bueltatuko naiz nire lehenengo interbentzioan

estrategia tresnak helburuak eta epea besteak beste industrial esparruko enpresetan inbertsio publiko egokia suertatzeko eta zuk esan didazu gutxi gora behera

eta estrategia horren pilar nagusia izango denaren inguruan esan didazu hemendik lau hilabetetara kontatuko diguzue zer egin nahi duzuen mire cuando usted decía

prentsaren bidez jarraitzea eta egoitza parlamentu honetan esaten diren gauzen kontrakoa esatea egun batzuetara eta uste dugu seriotasuna behar dela seriotasuna merezi duela iritzi publikoa merezi duela talde parlamentarioak eta merezi duela gizarte honek

eskerrik asko presidente andrea casanova jauna estrategia aipatzen zenuenean nik uste dut lehen ere aipatu dut baina berretsiko dut gure estrategia da

beharrei egokituta eta nik uste dut demostratuta dagoela izan maileguak izan

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

becerra jauna zurea da hitza egun on guztioi

korrika ibili zarete azpiegituraren proiektua bukatzeko eta horretarako aurten aurrekontuan ets k laurehun

baina zuek badakizue ondo dakizue gainera kotxe tokirik gabe ez dagoela bus elektrikorik ez dagoela

de construcción de este bus eléctrico nada más gracias eskerrik asko becerra jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

euskal herriko lurraldean eraiki nahi diren ave espainiar abiadura handiko trenbide sareko lerro berriei buruz otero jauna zurea da hitza

iruditzen zaigu iristen ari dela ordua abiadura handiko trenaren inguruan hausnarketa serio bat egiteko zeren horren agerian geratzen ari den guzti hau

iruzurra dela gero eta zailagoa dela justifikazioa bilatzea eta gero

handiagoak egiten ari zaretela zentzugabekeria hau arrazoitzeko abenduaren hogeita zortzian apropos dirudi

espainiar abiadura handiko sarearen burgos gasteiz tramoak ez zituela salgaiak merkantziak garraiatuko urkullu berak ez ohikoa den tono batean

jo zuen hurrengo egunean eta iruditzen zait horiek izan direla

proiektuaren inguruko hitzik zentzuzkoenak baina

hamar egun beranduago iritsi zela urtarrilaren bederatzian espainiako sustapen ministroak bi abiadura handiko lerro berri aurkeztera etorri zenean

eta esan zuenean burgos gasteiz tarteko lerroak merkantziak ez dituela eramango berretsi egin zuen baino iruditzen zait inozentada agian

ez zela hori izan zuek proiektuak ontzat ematea baizik eta azalduko dut zeren azken aldian gai honen inguruan egin dituzun

ikusita badira kontu batzuk guk ados gaudenak bat egiten duguna zuk esan izan duzu

esan duzu bidaiarien abiadura ez dela horren garrantzitsua gu ere bai baizik eta salgaien merkantzien garraioa errepideetatik atera

gaude hor eta ados gaude noski ere iruñea euskal hiriburua dela

kasu honetan lurralde kohesio moduan garrantzitsua dela el problema

eskerrik asko otero jauna

eskerrik asko presidente andrea otero jauna benetan

ez da ez edo bai baizik eta ia debatean sartu zara eta pozten naiz eta adostasun batzuk ere baditugu bueno hausnarketa ez omen dugu egin bueno korridore hau portzierto mapa jarri duzunean

nahi duen bezala baino ardatza bakarra da ardatza bakarra da eta zuk zeuk jarri duzu

aipatu zuen gainera zein ziren europarako transeuropearrak ziren sare horiek eta bat hain zuzen gurea zen guregandikan pasatzen zena

ardatz atlantikoa deritzona eta gero hori lotu daiteke batera edo bestera laurogeita hamalau laurogeita hamazazpian

egiten du azterketa bat eta egiten du azterketa nola konektatzen den euskal y iruñarekin laurogeita hemezortzian

jartzen du nondik konektatuko duen eta alternatiba desberdinen bitartez ezkio aipatzen du beti laurogeita hamazazpi eta laurogeita hemezortzi beraz nik uste dut hausnartuta pixka bat badagoela

hacer hausnarketa sendo bat nik uste dut denbora nadago

jarraitu dugu gainera beste gauza bat esan behar dizut

europak esaten duenean korridore hori lehentasunezkoa dela eta gu

aipatzen zuen bi mila hamarerako martxan egon behar zuela hamazazpia eta berandu gabiltza a ber hogeita hirurako lortzen duen bukatzea beraz

andrea erantzuteko otero jauna bigarren buelta

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

euskadiko familiei laguntzeko neurri eraginkorrak hartzeari buruz garrido andrea zurea da hitza

sailburuok sailburuak egun on guztioi berriro aurkeztu dugu

interpelazioa familia politikei buruz hitz egiteko

honek argi eta garbi adierazten du alderdi popularrarentzat familia politikak lehentasun bat direla

hiru interpelazio sustatu ditugu eta

aztertu dira legebiltzar honetan lehenengo interpelazioa izan zen murrizketei buruz eta galdetu genion gobernuari

kontuan izanik ba gobernuak

egunetan eta osatu zenean gauza batzuk ez zuela argi utzi gai honi buruz presentamos una primera

lehendakariak aipatu zuen lehen bait lehen ailegatuko zela estrategia hori

eta galdetu genion ea hain zuzen ere gobernu honi

babesa emateko zeintzuk izango ziren martxan jarriko zituen politikak

familias horrexegatik sinatutako itun instituzional horretan bi erantzunak eman behar

bi erronka hauei alde batetik jaiotze tasa baxuak eta proiektu familiarra eraikitzeko dauden oztopoak gainditzeko neurriak zehatzak bideratu behar dira eta beste aldetik umeen pobreziari aurre egiteko

bideratu behar dira itun honetan jasotako konpromisoak plan eta

bideratuko dira familia laugarren planean zuzen ere

y espero también su colaboración eskerrik asko sailburu andrea garrido andrea zurea da hitza

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina

zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on guztioi

gaztediaren arazoei konponbide bat emateko legez besteko proposamen bat eztabaida zen eta erdibideko

eta ponentzia bat irekitzea eskatzen zen ponentzia amaitzean bi mila hamaseiko uztailaren hogeita bederatzian bertan boletinean emaitzak argitaratu ziren eta ponentzia honen emaitzen lehengo gomendioak euskal gaztediaren lege egitea zen

antes de que finalice esta legislatura mila esker eskerrik asko artolazabal andrea bollain jauna zurea da hitza

sailburu andrea denbora amaitu da gai zerrendako hamabigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak

adingabeak eskolara huts egitea dela eta hezkuntza sailak duen jokabideari buruz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos anderea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

oinarri gisa hartuta azken urteotan euskal autonomia erkidegoan eskolagabetzarik

esku hartze sistemikoa egiten ari da hori dela eta

kontrol prozedura hori saileko hezkuntza ikuskaritza zerbitzuak egiten du ikasleen asistentziaren

ikastetxeen gaineko kontrola eta ikasleetan antzemandako banakako absentismo kasuen kontrola eta segimendua eskerrik asko

bigarrenik ikasleetan antzemandako banakako absentismo kasuen kontrol eta segimendua egiten da

ikuskaritzako administrazioko langileek jardueretan berri ematen diote ikastetxeko ikuskariari

absentismo kasu baten berri izatean dagokion ikuskariak ikastetxeak egin behar dituen jarduketak

esku hartu elkarrizketa gutuna zuzenean ikaslearentzako lan plana prestatu banaka udal zerbitzuei jakinarazi edo berritze gunetako laguntza zerbitzuei ikastetxearen txostena prestatu eta bidali

bestalde ikastetxeak egunero egin behar du asistentziaren inguruko segimendua

actualmente tenemos en la norma pero tenemos que seguir avanzando eskerrik asko sailburu anderea gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak

sindikatuen aurka eginiko adierazpenetan atzera egin beharrari buruz ubera anderea zurea da hitza legebiltzarkide andrea sailburu andrea

onartezinak iruditu zitzaizkigun uriarte andrea egin zenituen adierazpenak hezkuntza sailburu bat ezin da maila horretan

hezkuntza sailburua ardura duenak bere enpresako langileen ordezkariei leporatzea familiak eta ikasleak bahituta dituztela

demokrazia bateko joko arauak eta eskubideak ez ditu ezagutzen eta hiru ez du laguntzen momentu honetan hezkuntza publikoak bizi duen egoera konpontzen gainera

gutxiestea da adin txikikoak izango balira bezala tratatzea da zer eta herritar guztioi dagokigun eskubide bat

noiz eta hezkuntza sailburua ardura duenak

ezkerreko eskuz inoiz baino gehiago jokatu behar duenean egoerari konponbidea bilatzeko

bilatu behar duenean eta elkarlanerako baldintzak sortu behar dituenean eta zer egiten du guztiz kontrakoa sutara egur gehiago botatzen duzue uriarte andrea harrigarria eta ulertezina horregatik gizarteko ordezkari garen aldetik gaur hemen eskatu nahi dizugu

eta horregatik sailburu andrea galdera zuzena da atzera egiten duzu sindikatuen aurka bota zenituen adierazpenetan
eskerrik asko ubera anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

zuk ondo baino hobeto dakizu zein izan zen nire hitzen esanahia beste gauza bat da bazterrak nahasteko ahaleginean galdera honekin etortzea gaur legebiltzarrera zentzu literarioan egin nuen zuk aipatzen duzun esaldia eusko jaurlaritza presionatzeko helburuarekin

zilegi da grebak antolatzea bai noski baina jaurlaritzari eraso eginez familia askoren borondateari egiten zaio kalte hori da nire hitzen esanahia

oso ondo ulertu nituen bai zure adierazpenak eta ikusita zure erantzuna zein den garbi dago zure jokabidea oztopo

hezkuntzaren baitan oztopo bilakatu da dagoen gatazkaren konponbidea bilatzeko oztopo bilakatu da elkarlanerako oztopo bilakatu da akordiorako baldintzak sortzeko beraz

egoera horren aurrean bi aukera daude bat jokabidez aldatzea edo bi oztopoa
kentzea zure esku dago eskerrik asko ubera anderea

zurea da hitza begira
nire lehentasuna gure herri honetan kalitatezko hezkuntza sistema bultzatzea da gure gazteak ondo heztea

lan baldintzak zaintzea hezkuntza azpiegiturak hobetzen joatea azken finean

eta errealitatea modu ezberdinean nabaritzen dugula helburu horrekin eta irakasleen lan baldintzak hobetze aldera

hilabete batzuk irakasleak ordezkatzen dituzten sindikatuekin hitz egiten pasa den legealditik hona hainbat mahai sektorial izan ditugu

azkenaldian ordea bilera sektorialak normaltasunez ospatzen ari dira dakizunez gabon aurretik hezkuntza sailetik proposamen garrantzitsu bat luzatu genien sindikatuei eta bilera horretan adostu genuen oporretatik bueltan beste bilera berri batean

hezkuntzako sailburuari egina euskal hezkuntza sistema hobetzeari

jauna zurea da hitza gracias señora presidenta señora consejera eguerdi on

un proyecto de ley tan importante eskerrik asko sémper jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

gizarte babeserako euskal ereduaren barruan ildo honetan gobernu honek herriaren lau erronka ezarri ditu

hezkuntza erronka demografiko eta gazteen aldeko apustua berrikuntza eta digitalizazioa eta euskadiren nazioartekotzea badakigu erronka horiek ezinbesteko dutela proiektu partekatu bat

halaxe adierazi dut behin baino gehiagotan eta halaxe adierazi nuen legegintzaldiaren hasieran

harro egon behar dugu herrialde honek hogeita hamabost urtez sortu den hezkuntza sistemaz zentroek irakasleek familiak administrazioarekin konpromiso partekatua sortzen eta etengabeko hobekuntza neurriak aplikatzean jarraitu behar duen sistemaren ikuspegia partekatzen dute

buruz egindako adierazpenei buruz garrido andrea zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

gripearen aurreko kontingentzia planak ondo funtzionatu du hartutako neurriei esker eta langileen profesionaltasunari esker aurre egin diogu modu egokian hori da benetan garrantzitsuena

agian erabilitako adibideak ez ziren egokienak

edozein kasutan osasun arloko baliabideak erantzukizunez erabiltzearen garrantzia azaltzen saiatu nintzen hori zen nire helburua osakidetzan urgentzietara doazen pertsona guzti guztiak atenditzen dira hauek beraien larritasunaren arabera sailkatzen dira eta normala denez zenbat eta larritasuna
denbora gutxiago itxaron behar dute eskerrik asko darpón jauna

garrido anderea darpón jauna zurea da hitza

funtzionatu du horri esker eta osakidetzako profesionalei esker gripeari

modu egokian eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa

de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina

merkataritza banaketaren behatokiaren etorkizunari buruz

creo que merece mayor atención eskerrik asko lópez de ocariz andrea jaurlaritzaren ordezkaria retortillo jauna zurea da hitza

segurtasuneko sailburuari egina segurtasunari eta emakumeen eta gizonen arteko

beltrán de heredia anderea arana anderea zurea da hitza

de gestión de calidad según la norma iso eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako

lan eta justiziako sailburuari egina lan istripuei buruz otamendi andrea zurea da hitza

urtea hasi berri dugun honetan heriotzan amaitu diren sei istripu larri

zortzi langile joan zaizkigu lan istripu baten ondorioz lehenik eta behin gure doluminak eta elkartasuna beraien familiei urteko lehen hildakoa langile autobus gidari bat izan zen urtarrilak lauean aretxabaletan gertaturiko istripu batean motor batekin

bigarrena oiartzunen kamioi gidari bat ibilgailua aztertzen ari zela bere kamioiak harrapatuta hirugarrena bilboko portuko azpikontrata bateko langilea

jaso makinarekin batera uretara erori zenean urtarrilak hogeita bostean indiko itsasoan

ganako arrantzale batek bizia galdu zuen hemendik urrun gertatu den arren eta arrantzalea hemengoa ez izan arren gure enpresa bateko langile bat zen arrantza sektorean ematen diren lan baldintza gogorrak sufritzen zituen langile bat

atzo galdakaon gertatutako istripu larrian autobus gidari bat eta kamioi gidari bat

atzo arratsaldean bertan gertatutako istripua beste bi langile hil ziren loiun

ezbehar batean beltza benetan atzoko eguna hildako langile hauei izena jartzea baino

hotzagoa baino atzean errealitate gordin bera zortzi hildako hilabete batean

bi mila hamazazpigarrena urtea emaitza oso txarrekin amaitu genuen

langile kopurua aurreko urtearekin alderatuz ez zelako inolaz ere jaitsi eta azken hiru urteetan joerak bere horretan jarraitzen du

argi ikusten dugu orain arte planteatu edo hartu diren neurriak ez direla nahikoa izan ez direla eraginkorrak izan beraz zein iritzi duzu benetan eraginkorrak izango diren

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi

sindikatuen eta enpresa elkarteen iritzia entzuterakoan kasu gehienetan bat etorri dira egoera iraultzeko hartu beharreko lehentasunezko neurriak aipatzerakoan guztiz bat egiten dugularik beraiekin bi dira nagusiki bat prekarietatearekin amaitzea

ardura neurri handi batean prekarietateari eragozten diogu gehiengo handi batek baita osalaneko zuzendariak ere bi mila hamazazpian izandako lan istripuetan eta oraintxe sufritu ditugunetan ere behin eta berriro errepikatu da argumentu hau

kaskarrengatik izan direla istripu horietatik gehienak

lanean prebentzio neurri zorrotzagoak ezar daitezela eta bigarrena ikuskaritza indartzea hogeita hemezortzi ikuskatzaile ditugu eaen eta hamairu ikuskatzaile orde

ikuskatzaile bat gehiagorekin eta arriskuen prebentziorako sei ikuskatzaile orderekin baina kontxo gaia sakontzen

ikuskatzaile plaza hori ez da orain sortuko kontua da berrogeita lau ikuskatzaile plaza daudela transferituak hona eaera baina sei plaza hutsik zeuden sei horietako bakarra da bete dena zergatik ez daude berrogeita lau ikuskatzaile lanean behin eta berriz eskatzen baldin bada eta esaten baldin bada ikuskaritza indartu behar dela

ordeen kasuan estatuak arautu behar du figura hori ikuskatzaileen iritziz ezinbesteko figura dena

jakin dugunaren arabera ez omen da aurreikusten figura berri hori sortzea
bi mila hogeirako hori horrela da sailburu andrea ezin dugu ezer egin hemendik eskerrik asko otamendi anderea san josé anderea zurea da hitza

gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera jon hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

konponarazlearen zerbitzuko prestazioak egitea kontratatzeko lehiaketaren oinarriei buruz hernández jauna
zurea da hitza eskerrik asko eguerdi on señora consejera

eskerrik asko eskerrik asko hernandez jauna erantzuteko san josé anderea zurea da hitza

azken egunotan turkiak afrinen aurkako erasoaldiari egin dio

eta lurraldean sartzen saiatzeaz gain aireko erasoak egin ditu hainbat zibil zauritu eta hilda utzita

kanporatu hartu ditu gerratik eta al nusra

turkiaren operazio militar hori inolako probokaziorik edo erasorik gabe egiten ari da ez eskualdeko kurduen aldetik ez siriaren aldetik

lehenengo lerroan egindako borrokak europako segurtasunari laguntzen diola turkiaren erasoak area horretan eragingo duen desegonkortasuna mehatxu

europar batasunaren edo nazioarte komunitatearen isiltasuna edo ekidistantzia ezin da onartu aukera gisa

jardun dezatela eraso horiek berehala eten daitezen gai zerrenda agortu denez osoko bilkurari